maneiro jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideak arratsaldeon goizeko saioan gure taldeak kokatu ditu monografiko honen nondik norakoak eta orain dagokigu ebazpenak aurkeztea

emankorra izan da nork bere jarrera adierazi du luze eta zabal eta begi bistan gelditu da

ezberdinetatik abiatu garela gatozenetik gatoz eta aldeak nabariak dira ezbairik gabe horrek

arazoa ez da abiapuntua hori baino garrantzitsuagoa dira beste hiru puntu hauek lehenengoa da egoeraren diagnosi eta zuzena egitea bigarrena da bidean abiatzeko erabaki irmoa hartzea eta hirugarrena da adostasunetara heltzeko beldurrik ez izatea

pentsatu nahi nuke gaur dala ibilbide luze baten hastapena

entzuten hain zuzen ere epe laburrean dugun demari ahalik eta indartsuen joateko eta laster

eta elkar bizikidetzaren lantaldean oinarri sendoak ipintzeko

zergatik ez dugu guk egingo egingarria baldin bada munduko hainbat lekutan nola

herri honetan horixe izan behar da xedea helburua ikasi behar dugu samina indar bihurtzen bizi izandakoa askatu

batzuen eta besteen mina konpartitu eta batez ere gure esperientziak ez daitezela inoiz bihurtu hesia eragozpen edo oztopo aurrera egiteko ez daitezela inoiz izan

oztopoa eta ideia hau da mugitzen gaituena azken helburua delako normaltasuna ekartzea politikagintzara eta horretarako bi gauza egin behar ditugu aldi berean eta ez dira errazak itxuraz

batetik norberak azaldu behar du bere egia zuzen eta zintzo eta kontatu nola

nola bizitzen ari den gatazka baina bestetik besteari ere entzun behar diogu eta konpartitu jakin arren ez dela erraza izango bestearekin konpartitzea jakin arren bestearen norberarentzat entzuteko zaila dela jakin arren antipodetan gaudela ezin izango da normaltasunik ekarri arazoaren muinera batetik eta ondorioetara bestetik jo gabe nork

azaldu eta defendatu behar du eta beti ere

errespetuari eutsita gure aldetik ezinbestekotzat jotzen dugu zenbait arlo jorratzea eta horretarako hamar ebazpen

hiru ardatzen inguruan antolatzen dira iragana oraina

iraganari buruz esaten dugu gatazkaren oinarriak historikoak eta politikoak direla hau da lizarran onartu zen ebazpen aurkezten dugu esaten dugu gertatu denaz memoria egia eta erreparazio ariketa egin behar dugula eta min guztiak azaleratu elkarri esan

entzun behar ditugula orainari dagokiola esaten dugu hain zuzen ere

hamargarrena puntuan esaten zen gauza bera hau da eta

inguruan mintza daitezen batetik nola burutu desarmea bestetik ezagutu biktima guztiak eta hirugarrenik irtenbidea bilatu presoen egoerari hau da ajuria eneako puntu

orainean salbuespenezko neurri judizialak ezabatzeko ebazpena aurkezten dugu eta beste ebazpen bat aurkezten dugu desmilitarizatzeko eta euskal instituzioek eskumenak berreskuratzeko eta

mahai gainean eta hirugarrenik hirugarren ardatza geroa geroa da eskubide guztiak onartu behar dira

eta azkenengoetaraino erabakitzeko eskubideraino

bermatu behar da herritarrei aukera eman behar diegulako soluzioaren partea izan daitezen eta elkarrizketaren bidez

indarkeriari hau da gure hamar ebazpen hauetan batean

bigarrenean loiolako eta ibarretxe lehendakari ohiak landutako ikuspuntua dago hirugarrenean

adierazpen instituzionala presoen egoeraren inguruan eta

ajuria enea hitz egin nahi nuke monografiko

prozeduraz eta ebazpen inguruan egin izan dugu ahaleginez talde guztiekin

eta saiatu gara erdibideak bilatzen beste indarrei proposatu diegu puntuka emateko botoa beraiek aurkeztutako ebazpenari erantzuna ezezkoa izan da ez dute nahi izan argi ikusten da

konfluentziak bilatzeko punturen batean nahiz eta guk aurretik esan genien guztiei adostasun maila altua lor zitekeela ebazpen hori puntuka aurkeztu ezkero eta hala ere

ezezkoa izan da guk bai guk puntuka aurkezten dugu hain zuzen ere errazteko adostasun maila hain zuzen ere ikusteko puntu batzuetan bat etor gaitezkeela eta ipini ditzakegula oinarriak elkarrekin bidea beraiek alderdiek jakingo dute zergatik hartu duten erabaki hori

erdibideak bilatzea eta beraien ebazpenak

aurkeztea jokabide horren helburua izan baldin bada lau indarrak egotea hurrengo ponentzian

gaitz erdi baina argi gera bedi

eta argi esan behar dugu hemen egindako ahaleginari ezezkoa eman zaio eta hala ere horrek ez gaitu kokilduko

legebiltzar honetan dauden parlamentariei eta hemendik kanpo dagoen edozein pertsonari adierazi nahi diogu euskal herria bilduk bakearen alde

horretarako deitu dugu monografiko hau eta horregatik egongo gara ponentzian aurreko ponentziari zutoin zimendu

eta ikusmira zabala eta hori izan da helburua hori izan da monografiko honen helburua

hedatzea ikusmira eta oinarri sendoak eta irmoak ipintzea ez hastea azaletik ez hastea koju

prozesu honi eman behar zaio oinarri sendoa beraz gure apustua

ekarpena izan da batetik monografiko honetan azaldu dugun ikusmira eta adierazi dugun jarrera zabala gure aportazioa gure ekarpena ebazpenen bidez

mintzagai izango diren gaiak eta gure ekarpena

guztiekin batera eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea euskal talde popularraren ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

gaurko arratsaldeko saioa behintzat erraza da esplikatzen gure

erabaki proposamena ezaguna da dagoeneko bai arantza quirogak eta

azaldu dute erdibidekoa daukagu baina ez da erdibidekoa da adostasun osoa hasieratik bukaeraraino hain zuzen ere aurreko legealdian

lanaren ondorioa delako eta egia da ponentzi lanak burutu zirela baina ganbara honetako inongo ez zituela berretsi edo babestu edo onartu

oinarri guzti horiek horregatik pentsatzen dugu debate honen ondorio bezala egokia litzatekeela behintzat lurzorua izan daitekeen

horretan planteamendu etiko eta baita ere demokratikoak jartzea eta goiz partean

iraganari begiratu bai eta nola begiratu behar den eta etorkizunari nola egin behar zaion aurre nik uste dut laura mintegi bozeramaileak azaldu du

aurreko legealdian ponentzia burututako lanaren inguruan

postura abstentzioa izango da edo ez dakit

baita ere esplikazioak

gure aldetik zuekin izan dugun harreman horretan non ikusten dugun gakoa arazoa edo

adostasuna nik ez dut uste momentu honetan taldeak eh bildu taldeak ponentzia bere garaian eta gaur ebazpen modura ekartzen dugun testu horrekin arazo gehiegi daukanik esango nuke inongo arazorik ez daukala

zuen kontua da hiru alderdi politiko zaudete etxe barruan baina lau alderdi politiko egia bai beno bat ez da hauteskundeetara presentatu zuen kudeaketa da

etorkizun hurbilean ponentzia osatu ondoren printzipio guzti horiekin non daukazue arazoa zein arlotan edo non esaten den gehiegi o non gutxiegi baina nik bai aitortu beharra daukat iragan hurbilean

bakoitzak eta guztiok elkarren artean esfortzu bat egin genuela egia da eta ez genuela ikuspegi partzial batetik abiatu

ondorio horietara iritzi nahi nik uste dut

begiak zabalik genituela eta entzun beharrekoak entzun genituela

gonbidatuak gutxienez bere ekarpenak idatziz egitera ezker abertzaleko alderdi politiko guztiak honetan bai bat egin zenuten batzorde horretara o ponentzia horretara ezer

erabakia hartzerakoan beraz nahiz eta ekarpenak zuzenean ez genituen jaso zeharka komunikabideen eskutik entzun beharrekoak eta jakin beharrekoak entzun eta jakin genituen hor lan bat dago guk pentsatzen dugu abiapuntutarako

ez dela toki makala lanean hasteko

baita ere bertan egon behar dutenak egon ondoren ateak itxita elkarren arteko errespetu horretatik abiatuta agian

izango dugu baina hori etorkizunari begira jartzen dudan kontua da nahiz eta etorkizun hurbila izan ebazpen proposamenak tarteko

aipatu da hemen orain urte batzuk onartutako testuen erabilera

hogeita bost urtera arrazoi izan zuela jakitea entzutea edo irakurtzea hori da gutxienekoa

gogoan dauzkat ezker abertzalearen izenean zeintzuk

bertara eta bai sarreran eta bukaeran zer esan zuten zeintzuk eta zer esan zuten eta orduan bai

momentu honetan ezker abertzaleak aldarrikatzen duena hau da ikusirik ez dagoela

gatazka egon badago mila klaseetakoa baina mahaiaren beste aldean inor ez da jartzen eta hor ahalbideratzen da hamargarren puntu horren eskutik

indarkeriarekin amaitzeko erabaki tinkoa eta ezbairik gabekoa hartu dutenen

harremana gauzatzea beti ere gai politikoak herri borondatearen ordezkari direnen esku utziz konfliktoa dago

daukan drama eta horrek bat egiten du ni ados nagoen

estrategia batekin hau da alde bakarrekoa izatea estrategia unilaterala izatea

eman behar dela eta bide lagunak sortuko direla elkarlana eta adostasuna ere sortuko dela baina horretarako denbora jarri beharko dugu testigu eta bakoitzak

onena eman beharko du saio guztietan gu behintzat ahaleginduko gara horretan

bederatzi proposamen ebazpenak ikusi ditugu bakarren bati aldeko botoa emango diogu

eta ezezkoa ere izango duzu beste batzuetan eta erdibideko bat uste dut lortu dugula ere

eta ezezkoren bat izango da eta baita ere abstentzioak

baina gaurko egun honekin nik azpimarratu nahi nukeena da hiru alderdi politikoak bere garaian ponentzia osatzen

guzti horren ondorioz sortutako abiapuntua

notiziarik garrantzitsuena eta euskal gizarteari ere

jakiteko etxe honetan erkidego autonomoko euskaldun guztien etxe honetan bakearen aldeko eta bizikidetzaren aldeko

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandan bost minutuko txanda mistoa upyd

democráticos de la cámara gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian eh bildu taldearen ordezkaria mintegi andreak dauka hitza

legebiltzarkide andrea lehendakari jauna legebiltzarkideak arratsalde on no

hitza jan duzue hitza jan duzue ez duzue bete esandakoa eta ez dut igo nahi nire kritiken maila ez

hain zuzen ere bilatzen ari garelako konponbidea eta niretzat nire kodean kontraesana da

harrika hastea eta horregatik ez naiz hasiko harrika hain zuzen ere

eta ez dut ulertzen nola planteatzen diren adostasunerako mahaiak eta ponentziak eta bakea eta konbibentzia eta aldi berean erasoka ibiltzea ez dut ulertzen ez dut ulertzen nire kulturan hori ez da sartzen hemen argi dago

oso argi hemen helburua zen partidu popularra integratzea ponentzian eta helburu hori lortzeko sakrifikatu izan da

sakrifikatu dira adostasun puntuak eskoratu izan da kontua eta irudikatu nahi izan da hiru indarrak elkarrekin daudela eta beste bat kanpoan dagoela alderantziz zenean hain zuzen ere

eta orduan erabaki izan da barruan egon daitezen hauek sakrifikatu ditugu eta kontziente gara hori gertatu da argi dago baina hemen

horrela izan da eta hori jakinda ere hala ere segituko dugu aurrera hain zuzen ere guk daukagun helburua bakea delako eta

ez da euskal herria bilduaren arazoa ez da bere drama joseba egibar jauna euskal herriaren drama da

eta guk argi ikusten dugu hemen egin den maniobra eta jokabide ez garbia

igo nahi kritika mailan horrek ez duela lagundu egoteko eta badakizue euskal herria bilduk ordezkatzen duen indarra eta sentsibilitaterik gabe ez dela lortuko bakea hain zuzen ere

autu bat egin duzue ados hori izan da gaur hemen ikusi dugun eszenatokia

sakrifikatuko ditugu euskal herria bildukoak ados

baina argi gera dadila eta onartuko dugu hain zuzen ere gure helburua eta ez dira hitz hutsak

artifizioa gure helburua delako bakea eta horregatik hain zuzen ere onartuko dugu nolako jokabidea egin den nahi dugulako guztiak egotea eta esan dizuegu publikoki eta pribatuan nahi dugu guztiak egotea

arrazonamenduak ematea ez aurre baldintzak ez inposizioak

ideiei erantzun ideiekin eta hori da joko eremua eta horretarako prest gaude eta ongi etorriak

eskerrik asko mintegi andrea euskal talde popularraren ordezkaria quiroga andrea zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jaunak dauka hitza

ajuria enea aipatu denez balio zuen ala ez

kontutan eduki behar dela mila bederatziehun eta laurogeita zortzian sortu zen ajuria eneako ituna berrogeita hamar orduko

baina aurretik garai bat eman zen herri honetan eta izan zen hain zuzen ere mila bederatziehun eta laurogeita hirutik mila bederatziehun eta laurogeita zazpira

eta garai hartako gobernuak ikusi zuenean erantzun zuzen

kanpoan kokatu ziren ekintza guzti horiekin ezin zela

alderdi sozialistak garai hartako arduradun politikoak ikusi zuen etarekin negoziatu beharra zeukala eta koltxoi bat koltxoi politiko bat sortzen hasi zen lehenengo madrilen alderdi politiko batzuen artean ez zegoen aliantza popular edo alderdi popularra garai hartan behintzat

eremu hartan gune hartan eta katalanekin eta gainontzekoekin hitz egin eta sortu zen madrileko akordioa eta gero hemen sortu zen akordio bat

espainiako gobernuari koltxoi politiko modura eskaintzea toki bat adostasun bat espainiako gobernuak eta eta erakundeak argelen negozia zezaten hori zen

itunaren sorreraren zioa gero gertatzen da gertatzen dena batzorde guztiak

aurkitzen dute funtzioa eta kasu hartan bakegintzan eta normalizaziorako

egokitzat jo zen alderdi politiko guztien artean eta jarraitu egin genuen baino hamar urteko ibilbidea eduki zuen mila bederatziehun eta laurogeita zortziko martxoaren hamazazpian ardantza lehendakariak atera zuen azken dokumentua

zer esaten zuen erabakitzeko eskubidearen inguruan eta hantxe bertan bukatzen da ajuria enearen ibilbidea beraz momentu hartan

esaten zuena sentidua zeukan orduan orain ere eduki dezake baino da besteak beste

indarkeria uztea erabaki dutenentzako ez da inor azaltzen ez deietara ez mahaiaren beste aldera ez da inor azaltzen eta hor dago orain drama bat aipatu duzu baita ere

eta lizarra garazi osatzen da gertaerak ere posibilitatu zutelako eta hango esaldi bat aipatzen duzue lehenengo ebazpenean alegia euskal gatazkak jatorri historikoa eta izaera politikoa duela

baina beste gauza gehiago esaten ditu lizarra garazik lizarra garazik besteak beste

ez lizarra eta ez garazi horregatik bereganatu zuen eta bere instrumentu egin zuen eta ikusi zuenean

erabaki zuen zapuztea eta osatu genuen udalbiltza jakinda etak bere su etena utziko zuela ba osatu orduko

etak ze ekintza burutzen ditu kontzejalen kontra historia hori da

nik ikusten dudana da etorkizunari begira zuek

gure behintzat posizio amankomun honetatik jaurlaritzaren izenean ere bai guk bakea eta elkar bizikidetza eraikitzeko gaudela eta baita ere gatazka politikoari

emateko asmoarekin urratsak emateko prest gaudela

esan behar diegula garaien garaiko lehentasunak non dauden eta bi gai hauetan eta beste batzuetan ze

horregatik esan duzunean gure ebazpen proposamenaren inguruan ez dugula zintzo jokatu begiratu nik behintzat eduki dudan harremana zurekin

izan da ez zaitezte berrestearen

erraztu egingo zenukete gure posizioa nik hori klabe hori baneukan

hain da horrela ez dugula parte dispositiboan sartu zioan dago motibazioan dago beraz heldulekua

ez dugu hitzik apurtu behintzat hori da nire inpresioa edo bestela kodigoetan

saiakera bat egin beharko dugu behintzat gure komunikazioa zuzena eta garbia izan dadin

gainontzeko taldeen proposamenen inguruan upydtik hasita lehenengoa abstenitu egingo gara

diogu eta gainontzekoei ezetza eh bilduk aurkeztu dituen hamar

ezetzak izango dira bigarrena eta ebazpen proposamenen aurrean baiezkoak

eta abstentzioak hiru bost zazpigarrena eta zortzigarrena

aldeko botoa emango diogu bigarrena nik transakzionatuta genuelakoan baina

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna

amaituta bozketan jarriko dugu ebazpen proposamen ezberdinak lehenak upyd taldearen ebazpen proposamena bozkatuko ditugu

eta lehenengo bostak banaka joango dira eta sei zazpi zortzi eta bederatzi talde berdinean joango dira

hasi gaitezen batgarrena ebazpen proposamena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzioak hogeita zazpi

onartuta geratu da bigarrena ebazpena bozkatu dezakegu

ez da onartzen hirugarrena ebazpena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz onartuta geratu da laugarrena

berrogeita zortzi ondorioz ez da onartu bostgarrena ebazpena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamaika ez

ez da onartu jarraian bozkatuko ditugu sei zazpi zortzi eta bederatzi ebazpenak bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai bat ez hirurogeita hamalau

ez dira onartzen aipaturiko ebazpenak jarraian eh bildu taldearen ebazpenak bozkatuko ditugu hemen hiru talde egingo ditugu lehenengoan bat hiru bost zazpi eta zortzi bozkatu ditzakegu

ez dira onartu aipaturiko ebazpen proposamenak jarraian bozkatuko ditugu lau bederatzi eta hamar bozkatu ditzakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita zortzi

aipaturiko ebazpenak eta azkenik bozkatuko ditugu bi eta sei ebazpenak bozkatu dezakegu

ez dira onartu aipaturiko ebazpenak eta azkenik bozkatuko dugu alderdi sozialistak alderdi popularrak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten

hogeita bi ondorioz onartuta geratzen da ebazpen proposamen hau